gai zerrendako lehenengo puntua mozioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua azken urteetan pairatutako soldaten jaitsieraren aurrean eaeko soldaten igoera

casanova jauna nahi duzunean zurea da hitza eskerrik asko egun on
egun on guztioi gaur berriro ere soldatei buruz hitz egingo dugu hemen

garrantzitsuengatik alde batetik soldatak berez inportanteak direlako eta beste aldetik soldaten egoera txarra delako berriro hitz egiten dugu eta berriro hitz egingo dugu behintzat gure taldean bada asmoa gai honetaz hitz egitea

gauzak konpondu arte mozio hau interpelazio baten ondorioa denez eta jakina denez gai honen inguruan duela gutxi ganbara honetan kontrol pleno batean hitz egiteko

eta hor egin genuen gure taldearen ikuspuntutik egoeraren deskribapen nahiko zorrotza ez naiz berriro luzatuko zenbakiekin baina uste dut hasieran bota dudan tesi hau berresten dituen hainbat datu nagusiak jarri behar direla berriro mahai gainean esaten genuen soldatak inportanteak direla eta uste dugu horren inguruan azalpen gehiegi ez direla eman behar horren inguruan

eta esaten nuen ere soldatak gaizki daudela gurean eta horretarako bere momentuan erabili nituen adierazleak berriro mahai gainean jarriko ditut

institutuak egindako inkestaren arabera erkidego autonomo honetan zortzi koma bosteko erosmen ahalmenaren galera egon da soldatei dagokionez bi mila zortzitik bi mila hamasei bitartean

galera erosmen ahalmenaren galera izan da lau koma zortzikoa nominaletan hau da ez bakarrik erosmen ahalmenari dagokionez hau da soldaten igoera nominala

soldata nominalak jaitsi dira bi mila hamairutik bi mila hamasei bitartean ehuneko bi koma berrogeita hiru eta egia da aste honetan jakin izan dugula
azken urteotan igoera txiki bat egon dela ehuneko bat koma hamabostekoa nominaletan mesedez

igoera txiki bat egon dela azken urteotan baina igoera hori inflazioaren azpitik dagoenez benetako igoera izan ordez berresten du erosmen ahalmenaren

kezkagarria da eta berriro gaia ekartzen dugu hona batzuk esango digute legebiltzar honek posizioa adierazi zuela gai honen inguruan duela hilabete batzuk

akordio hori eh bilduren ekimenez aprobatu zen ganbara honetan eta gobernua sostengatzen duten alderdien babesarekin kontatu zuen eta babesaz aparte baita ere beraien ekarpen batzuk akordio horretan lan erreformaren

bertan behera gelditzea eskatzen genuen soldaten igoera orokor bati ekitea eskatzen genuen eta baita ere eskatzen genuen lan harremanak aktibatzea eta horren bidez hitzarmen duinak eta lan harreman sistema duin bat

beraz zergatik zazpi hilabete beranduago ekartzen dugu berriro berbera legebiltzar honetara arrazoi sinple batengatik akordio hau ez delako bete akordio hau ez zegoen zuzenduta gobernuari

baina ez da bete guk pentsatzen genuen momentu horretan enplazamendu hori eta legebiltzar honek daukan

soldata igoeraren kontra dauden eragileek mezua jasoko zutela eta bere posizioa aldatuko zutela horregatik erabaki genuen akordio horretan eta nolabaiteko prezisiorik gabe

eragile sozialei egin zitezen lehen aipatu ditudan elementuak baina ikusten dugu akordio hori ez dela bete eta akordio horren hartzaile nagusia zen hain zuzen ere eskatzen zenaren kontra zegoen eragile bakarra eta erabaki zenaren kontra zegoen eragile bakarra zen patronala

kasurik egin eta gure asmoa ez da lehen

qué monada gure asmoa ez da akordioak egitea

giltzekin ixteko akordioak egiten dira eragina izateko akordioak egiten dira gauzak aldatzeko eta mugiarazteko

ez du bete bere helburuak zazpi hilabete pasa dira eta joerak mantendu izan dira eta ardurak ere mantendu izan dira lehen zeuden tokian hau da soldataren igoera orokor baten kontra dagoen eragilearen horregatik pentsatzen dugu ezinbestekoa dela gaia berriro hona ekartzea

handitzea pentsatzen badugu esandakoaren kontra hau da soldata igoeraren kontra eragile sozial dagoen uste dut bakarrik bat bururatzen

eragile hori da patronala hemen gobernuaren sailburu batek esan du soldata igoera bat egon behar duela alderdien gehiengoak ere esaten du mundu mailan ematen ari den eztabaida honetan ez soilik ezkerreko alderdiek ez soilik sindikatuek baita ere

soldaten igoeraren alde egin dute burura datorkit adibidez mario draghi bera

eragina euskal herrian ez da egon soldatak ez dira mugitu eta patronala ez dago prest hori mugitzeko patronalak ez ditu soldatak igotzen

eta lege tresna horiek aprobetxatzeko borondatea duelako

hogeita lau lau koma zortzi bat koma laurogeita bi hauek ez dira

misteriotsu horiek hogeita lau da kontrarreforma fiskalaren lortu duen zerga

tasa hogeita lau lau koma zortzi da kasurik onenean

soldatek eduki duten erosmen ahalmenaren daturik kontserbadoreena bat koma laurogeita bi da gizarte honetan herri honetan

inbertitzen den diru kantitatea urtez urte behera

zerga gutxiago ordaintzea soldata txikiagoak eta ikerkuntza eta garapenean gutxiago inbertitzea eta horrek eramaten gaitu porrotera gizarte moduan eta ekonomia moduan aberastasuna ez bada behar bezala banatzen eta ez bada inbertitzen behar bezala herri honen etorkizunean eta estrategikoa den ikerkuntzaren arloan

patronalak inposatu du lan erreformak ematen dizkion tresnekin blokeo bat eta soldaten jaitsiera ez da ondorio ez bilatua

patronalak blokeatu ditu lan harremanak eta blokeatu ditu lan hitzarmenak soldatak jaitsi ahal izateko

oso estua egiten dio politikaren munduari hemen parlamentu honetan hitz egiten dugu soldatei buruz eta gobernuko

esaten du soldatak igo behar direla berehala egun berean egunkarietan titular berean patronalak esaten dio ezetz eta erakutsiko diot baita ere

eta guk ere eskatzen genuen eskatzen genuen euskal lan harremanetarako esparruaren ibilbidean urratsak ematea eta proposatzen genuen eta ekartzen genuen hona lehendakariak esandako gauza bat

mozioaren hirugarren puntua zen lehendakariak politika orokorreko plenoan esandako adierazpen bat eta gaur emango da paradoxa oso bitxia lehendakariaren

eman izana puntuka bozkatzeko eta puntu honen alde egin funtsezkoa da euskal lan harremanetarako esparrua sortzea eta baita ere funtsezkoa da

estatu espainolean egotea eta estatu espainolaren politiken menpe egoteak eragin zuzena daukala jendearen bizitza kalitatean kaltetzean

eskerrik asko casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

en estos momentos nada más eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna
zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra damborenea

sailburua legebiltzarkideok egun on denoi

casanova jaunari ez zaio nahikoa iruditzen azpiazu sailburuak abenduaren bateko

emandako erantzuna eta ondorioz aurkeztu digun mozioaz ari gara mozioaren eztabaidan sartu baino lehen

sailburuaren erantzunean azterketa txiki bat egin nahiko nuke zuk casanova jauna

niri erantzuna nahikoa iruditzen zait are gehiago benetan ona baina sailburuak gogoeta eta erantzun ariketa handiagoa egin zuen

baina hori ez da mozioaren eztabaida eztabaida zera da lansariak arautzea funtsean

jauna erantzunen txandara pasatuz casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko casanova jauna elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

y los trabajadores eskerrik asko hernández jauna talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak castelo andrea

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna eztabaida amaitu
denez bototara jarriko dugu casanova alonso jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamar boto aldekoa berrogeita bost contra hamazazpi abstentzio beraz ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena autonomoen kolektiboak jasotzeari buruz eztabaida eta behin betiko

kasu hauekin bukatzeko martxan jarri behar dituela behar

ekimena sustatu eta aurkeztu dugu arartekoen

ondoren beste egunean pentsio baxuek osatzeko duten eskubidearen inguruko komunikazio kanpaina bati egiteko

azaldu behar dugu nola autonomoei buruzko kolektiboei bere akordio bera lortu dugula por lo tanto

uste dut akordio ona dela kasu honetan babes sistema gaur aprobatuko den akordioarekin justuagoa izango da eta

bermatzen dugu laguntzak benetan behar dutenei heltzea

izatea eta alde horretatik uste dut akordio positiboa dela aurreko plenoetan bezala beste akordioetara heldu ginen
bezalaxe eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos guanche anderea

zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu anderea legebiltzarkideok egun on guztioi

taldearen aburuz ekimen honek eskubide subjektibo bati buruz eztabaida berri bat izateko aukera ematen digu hain zuzen ere diru sarrerak bermatzeko

de nada más besterik ez mila esker eskerrik asko guanche anderea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

bai legebiltzar buru anderea legebiltzarkideok sailburua egun on

diskurtsoa prestatua seguru aski bertsolaritzan aritzea tokatuko zela

orain oso gutxi oso termino antzekoetan planteatutako eztabaida dugu legebiltzar honetan

hauek beren diru sarrerak minimoetara ailegatu ezean diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko duten eskubideaz tokatzen zen eta zehazki lanerako pizgarri horiek jasotzeko duten eskubidea egikaritzeko arazoen ingurukoa da eztabaida ez dakitena oso argi da

honetara horretara edo rgia azken aldian pakistanetik pasatzen dela aprobetxatuz zure betiko diskurtsoa ona ekartzera guk desde luego eztabaida honi zintzotasunez heldu nahi izan diogu

nondik norakoa ere hortik bideratuko dut baino ezer baino lehen

eztabaida dela gaur hemen duguna zeren finean hemen duguna da egoera kaxkarrean eta zailtasun handiekin eta zaurgarritasun maila handia izan ditzaketen pertsona batzuk

baliabideak hauen egoera hobetzeko baino ezagutza falta eta bestelako

ba arazoak ematen dira eskubide hori egikaritzeko momentuan eta arazo hau ez da bakarrik

autonomoek izaten duten arazo bat azken hilabete hauetan entzun izan dugu batzordean ere kolektibo askok eta askok tartean ezgaitasuna duten pertsonak biolentzia matxista jasaten dituzten emakumeak eta beste eta beste pentsiodunak eta antzeko arazoekin aurkitzen direla

bide horretan hau horrela izanik esan daiteke langile autonomo eta rgiaren inguruko binomio hori ez dela oso ezaguna egia da

hau ere bada diru sarrerak bermatzeko errentaren beste errealitate bat eta datuak ere hor daude onuradunen ehuneko hogeia lanean ari diren langileak dira eta horietako batzuk izango dira autonomoak agian zuei gustatzen zaizkizuen autonomo horietakoak eta beste batzuk izango dituzte

errealitate baten parte dira eta esan daiteke nolabait bi multzo handietan

gauzatzeko dituzten arazo nagusiak biltzen dira bi multzotan hemen ere aipatu dira garrido andreak ondo azaldu ditu horiek eta horietan ados gaude eta

batzuek diru sarrerak bermatzeko errentaren izapidetzerako erabiltzen diren irizpideen ingurukoak dira eta beste batzuek ba diru sarrerak bermatzeko errenta hori jasotzeko eskubideez

ezagutza faltaren ingurukoak izan ohi dira legeak aurreikusten du zuek ere oso ondo azaldu duzue minimo batzuetara bere lanaren ondorioz minimo batzuetara

eskubidea dutela diru sarrerak bermatzeko errentak kontenplatzen dituen lanerako pizgarri horiek jasotzeko bai bere kaxa lanean ari diren langileak

horiek ere hortik aurrera legeak badu beste dekretu bat pixka bat antolatzen duena lege horretan jasotakoa nola gauzatuko den eta gero

baditugu irizpide horiek eta horiek nolabait adosten dute edo markatzen dute nondik nora jo behar duen

prozesu guzti honek baina praktikak erakutsi du gauzak ez daudela behar bezain argi eta ikusi da

pertsona hauen inguruan bere aktibitatea ere nahiko gorabeheratsua dela

irizpide amankomun bat ezartzea zaila da bestelako langileen kasuan eta hauetan ere are zailagoa da eta ez da bakarrik rgiaren kasuan gertatzen den zerbait

eta hor ematen dira pila bat kasuistika desberdin eta zentzu horretan lanbide askotan eta sailburuak irizpideen inguruko eztabaida izan genuenean ere azaldu zigun

martxan egoerak eta kasuak ematen diren neurrian

nora eza falta dagoela kriterio homogeneorik ez egoteak nolabait

dutenen eskuetan uzten duela erabakia eta askotan eta askotan

beste askotan gertatu izan den bezala eta honek zaurgarritasun handian utzi dituela hainbat eta hainbat langile autonomo gure erkidegoan

horren inguruan langile autonomoen elkarteak aldarrikapen ugari egin dituzte azkenak orain hilabete batzuk ere salatu dute lanbideko zenbait ofizinak

arartekoak ere bere posizioa agertu du honen inguruan eta esan du erabiltzen direnak irizpideak direla eta nolabait honen inguruko

eta nik ere egin dut guanche andreak bezala saiakera hori eta saiatu naiz ikusten legea irakurri dut dekretua irakurri dut irizpideak irakurri ditut

deitu dut telefonoz lanbidera eta sinistu egidazue zaila dela

zaila dela eskubide horiek nola gauzatu behar diren jakitea eta horrekin lotuta dago baita ere ezagutza faltarena eta

langile autonomoen inguruan ibiltzen diren elkarteek ere hala adierazten dute rgia jasotzeko eskubiderik

hainbeste eta hainbeste autonomoek arartekoak ere bere garaian eskatu zuen kanpaina espezifiko bat honen inguruan eta

bere aletxoa jartzen duela eta horretan ere ahalegin egin behar dela zeren web orrian ere azaltzen diren informazioetan ez dago argibiderik guzti honen inguruan ezta bi arazo hauek konbinatuta

pertsona guzti hauek eta eztabaidaren hasieran esan dudan bezala hau ez da bakarrik langile autonomoei pasatzen zaien arazo bat indarkeria matxista pairatzen duten emakumeek ez gaitasuna duten pertsonek pentsiodunek

kalean dauden pertsonek hainbat eta hainbat pertsonek bi arazo hauek dituzte irizpideen inguruko arazoak

uzten dituzte eta bestetik ezagutzaren inguruko arazoak eta hainbestetan aipatu dugu

babesaren inguruko kultura bat eta horrek honen kontra funtzionatzen du eta horrek egiten duena da nolabait ez du ahalbidetzen rgiak duen helburua sistema honek helburu bezala duen

eta zentzu horretan uste dugu ezin dugula beste aldera begiratu ezin dugu bere horretan geratu egin behar duguna da nolabait ikusirik zenbait pertsona horrelako arazoengatik sistematik kanpo geratzen direla ahalik eta azkarren neurri zuzentzaileak hartu beharko ditugu pertsona horiek sistemara ekartzeko irizpideen inguruko eztabaida horiek edo

datorren erreformaren inguruan eztabaidatzeko aukera izango dugu eta kanpainaren bitartez aukera izango dugu nolabait

ba beno bai kolektibo hauek eta bai beste zenbait kolektiboek dituzten arazoak

lantzeko eta era egokian zehatzeko baina erreminta sendoa dugu esku artean

eta pena da eta arduragabekeria litzake beste aldera begiratu eta hori maximoetara ez esprimitzea eta uste dut horretan saiakera berezia egingo dugula zentzu horretan iruditzen zait pixka bat tranposoa izan baldin bada ere

aurreko eztabaidan esan bezala bide horretan eta aletxoa jarri beharko duela batez ere

orok pertsona orok cualquier persona señora garrido pertsona orok sistemara sartzeko aukera berdintasunaren irizpidea pertsona orok pertsona orok eta behin eta berriro errepikatuko dut orok ez zuei

merezi duten horiei bideratutako orok hau gizarte bezala hartutako konpromezu bat delako konpromezu moral bat gure herriarekiko

tamainako erantzunak emanez erantzun behar zaiolako justiziaren ikuspuntutik bai baina desde luego esango nuke alderdi popularraren justizia sozialaren ikuspuntua eta euskal herria bildurena

mila esker eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak sanchez andrea

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuok

alderdi popularraren legez besteko proposamena dugu eztabaidagai non jaurlaritzari eskatzen zaion informazio kanpaina bat martxan jartzea eta honi

gaurkoan ekimena argia da eta publizitate kanpaina baten inguruari buruz

diru sarrerak bermatzeko errentaren bitartez osatu ahal dituztela indarrean dagoen legediak batzen dituen baldintzak bete ezkero astero

gaur ere legea aldatzeko oinarrizko dokumentu bat jaurlaritzak legebiltzarrean aurkeztu zuen eta enplegu eta gizarte gaietako sailaren konpromisoa dago lege aldaketaren aurreproiektua aurkezteko denok dakizuenez

zergatik tematu publizitate kanpainak talde zehatzentzat eskatzen ostegunero legearen aldaketa onartu egiten badugu legebiltzarrean

batzuetako bozeramaileek esan duten bezala orduan

berrikuntzak eta hobekuntzak plazaratzeko momentu hori izango da aproposena behar diren publizitate edo informazio kanpainak martxan jartzeko

lanbidek dituen datuen arabera mila langile autonomoek osatzen dituzte

diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez hirurehun eta hirurogeita hamabost pizgarriekin eta beste seiehun eta hogeita bost pizgarririk gabe baita esan behar da

legebiltzarrean aurkeztua izan dena langile autonomoen inguruko atal

formula matematikoekin errealitate ezberdinei erantzun egokia ematen diena lanbideko langileek honen berri badute eta gizarteak ere

prest denok agertu bai gure taldea eta bai eusko jaurlaritza bera ere gure ustetan

para garantizar que el sistema sea justo eskerrik asko garrido anderea

eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza bai

kanpainaren inguruko eztabaidak eman dira hiru bat orokorra

eztabaida orokor hori adostu genuena pentsio baxuak dituzten pertsonei zuzendutakoa bestea eta hirugarrena hau kontrakorik ez da eta ez zait iruditzen beno nolabait

ostegunero ostegunero kanpainen istorioa honekin etortzen garenik

ez delako zuzena hirutan hirutan eztabaidatu dugu hau eta nik uste dut kontsensu zabaleko akordio batera baldin bagoaz ba gai honen inguruko

eztabaida guztiak bai batzordean ematen direnak edo bai atril honetatik ematen direnak ongi etorriak izan behar dutela

artean hemen erakutsi behar dugun bezala akordio zabaletara iristeko horretarako balio izan dute eta adostasunetara iristeko

oso egokia izan daitekeela gai hauen inguruan behar den adina aldiz eztabaidatu ahal izatea gainera eztabaida guzti horietatik lortu dugu bat

eta bi kanpaina hori egingo den kanpaina hori edukiz betetzea eta hiru azaleratu ditugu mahai gaineratu ditugu zenbait kolektibo espezifikok dituzten arazo bereziak eta horrek ere ba zenbait

bai lanbideren inguruko erreformari eta bai diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformari heltzen diogunean aukera emango digu honek beste ikuspuntu batzuetatik rgiaren errealitate hori osatzen duten

ekartzeko beraz zentzu horretan baliagarria izango da eta horregatik uste dut inportantea dela gauzak erlatibizatzea eta besterik gabe eskerrak ematea akordio honetara iristeagatik eta besterik gabe
horixe eskerri asko kortajarena andrea euskal sozialistak sánchez anderea

en nuestro país bilduri bakarrik esan kortajarena andrea eztabaida guztiak ongi etorriak direla guk ez daukagula inolako arazorik hemen hona ekartzen diren eztabaidetan parte hartzeko baina bueno guri bai pixka bat errepikagarria iruditzen zitzaigula hau jada hirugarrena zelako eta badaukagula beste

argi usteko honen inguruan eta beste gai askoren inguruan

gaurkoan autonomoak diren pertsonen kolektibo honetan eta seguru aski seguru nago ba aurrerantzean ba jakingo dugula ere bai

beste batzuen artean besterik ez mila esker eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaitu denez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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua mozioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua sos deiakminus ehun eta hamabi larrialdi deien arretarako zerbitzuaren esleipenari buruz eztabaida eta

mila esker presidente andrea egun on guztioi demokrazia batean parlamentua da herritarron borondatearen hartzaile

hitzatzat hartu behar dira eta aginte izan behar dira guztiontzat baita gobernuarentzat ere

gai honekin hasi ginenetik beti galdera berbera

eta zer dela eta jaurlaritzaren jarrera setati horri

eskarmentua emateko eskarmentua emateko lehenik eta behin langile publikoei esanez adi egon zuen baldintzak hauenak baino hobeagoak dira eta mugitzekotan hauxe izango da zuen etorkizuna pribatizazioa eta bestetik eskarmentua emateko langile

esta es una lucha desigual borroka hau ez dago orekatuta alde batetik daukagu jaurlaritzaren hiru saila elkarlanean hobekuntzak ukatzeko kontzesioak ekiditeko eta eskubideak kentzeko eta bestetik langileak berrogeita hamar emakume kementsuak

duintasunez borrokatzen bere eskubideak aldarrikatzearen alde

elkarrekin podemosen iritzia argia da arrazoiaren alde gaude duintasunaren alde gaude eta profesionaltasunaren alde gaude

beraz amaitzeko gure jarrerara gizarte justuagoa eta

nahi dugula eta posible egiten duten langileen baldintzak ere justuak eta duinak izan behar direla creemos para terminar

becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ugarte andrea zurea da hitza

egun on guztioi bueno erabat suskribitzen dut becerra jaunak esan duena

ez da berria jada aztertu da aurretik ere eta badirudi eusko jaurlaritzak entzungor egiten diola ba langileen eskariari eta

gauza batean ez nago ados eta gauza hori da ez dela ehun eta hamabi zerbitzuaren afera bakarrik kudeaketa eredu baten kontu bat da eta egungo eusko jaurlaritzak egungo eusko jaurlaritzak eta bereziki eajren kudeaketa eredua beraiei hainbeste gustatzen zaien kolaborazio publiko pribatu eredu hori

bermatzea legez enpresek izango dituzten irabaziak eta entzungor egitea eta erantzukizunik ez asumitzea ematen dituzten zerbitzu horien inguruan dauden langileena eta nik uste dut hori dela

erabat ados nago zuek planteatu dituzuen puntuekin eta eh bilduk guztiak abestuko ditu eta gainera gehikuntzako

uste dugulako afera hau konpondu bai baina afera honetaz aparte ere administrazio publikoak eae mailan egiten dituen kontratazio guztietan nolabait ere mota honetako klausula sartu beharko lituzkeela hau da

berez eusko jaurlaritzak ematen dituen zerbitzu publiko guztiak edo administrazioak

ematen dituen zerbitzu guztiak publikoak izan beharko lirateke ezkerrak beti defenditzen du sektore publiko indartsu bat edukitzea eta eh bilduk sektore publiko indartsu baten aldeko autoa egiten du ez da ulertzekoa zergatik zerbitzu batzuk erabat publikoak diren eta administrazioak zuzenean ematen dituen ba ertzaintza izan daitekeena

baina baita ere beste hainbat ez dakit osasungintzako zerbitzua hezkuntza eta abar nola ematen dituen modu zuzenean eta zergatik erabakitzen duen administrazioak zerbitzu batzuk modu pribatuan eman hau da zerbitzu horiek externalizatzea ba dago administrazioaren historian ibilbide bat

kostuak gutxitu egiten dira baina kostua gutxitzen dira langileen lepo

langileen kontratazioak hala moduzkoak izan da eta administrazioak beste alde batetara begiratuta

hain baxuak eta ez litzateke errentagarria izango zerbitzu horiek pribatizatzea edo zerbitzu horiek esternalizatzea eta hori da atzean dagoena hau da administrazioak eman ditzake zerbitzu gehiago modu pribatu batean baina egiten duena da legez enpresa pribatuen etekina bermatu ehuneko hirua ehuneko sei ofizialki dena baina gero denok dakigula handitu egiten dela zergatik enpresa pribatu horiek margena daukatelako kudeaketa margena daukatelako eta kudeaketa

erabaki dezaketelako langileei bat batean estatuko konbenio bat aplikatzea ez aplikatzea lurraldeko konbenioa eta abar orduan

bi aukera ditu bata orain egiten duena eta aurrekoan kontseilariak argi esplikatu zuen hau da hau ez da nire erantzukizuna nik plegu batzuk ateratzen ditut eta santas pascuas hor gertatzen dena eta hori da pixkat eusko jaurlaritzak gai honetan daukan

beste arlo guztietan edo bestea da besoak erremangatu eta

ea zerbitzu publiko hori ematen duten enpresa pribatuetako langile horiek bere langiletzat hartzen dituen edo ez eta juridikoki bere langileak izan ez arren

praktikan bere langileak dira hau da ehun eta hamabi zerbitzua ematen duten langileak langile publikoak dira eta langile publikoa diren heinean eusko jaurlaritzak erantzukizunak asumitu egin behar ditu

ezin duena esan da ez duela bitartekaritza lan bat egingo kontratu honetan eta utziko diola enpresari kudeaketa margen guztia eta zerbitzu hau ematen duten langileen lan baldintzak ez zaizkiolako inporta ez direlako bere afera gauza bera egin du bizkaiko erresidentzien kasuan

eh bildu zegoenean aldundian erresidentzien zerbitzuan afera horretan gatazka horretan eh bilduk parte hartzea eta diputazioak parte hartzea erabaki zuenean

erabakitzen denean interbentzio bat egitea egiten dituztelako fiskaltzaren bitartez demandak sartu ikerketak zabaldu eta abar hau da

ez politikoki estetikoa ez ezer orduan hori eginda eta hori nik uste dut argazki hori garbi edukita anbiziosoak izan behar gara kontratu hau esleituta dago pleguak desastre hutsak dira eta orain geratzen zaigun bidea da

nolabait ere partxeatzea langile hauek behintzat bermatu ditzaten

dituzten baldintza txar horiek hobetu daitezen eta beraien eskari guztiak bete daitezen baina etorkizunera begira eta nik uste dut hori dela egin behar duguna ze klaro ehun eta hamabiko langileak datoz orain baina gero etorriko dira ez dakit ze zerbitzutako langileak eta gero bestekoak eta beti afera berdina edukiko dugu

prebentzio lan bat eta prebentzio lan hori da foru arau bat bere garaian gipuzkoan onartu genuena bezalako lege bat onartzea administrazio publiko guztian

ardura hartuaz hau da plegu horietan klausula administratiboetan sartzea behar beharrezkoak diren klausula sozialak langile horiek ez daitezen desanparatuta babes gabe egon eta administrazioak izan ditzan mekanismoak nolabait ere enpresa horiei behartzeko kontratu horrek irauten duen denbora guztian baldintza horiek beteko direla

bata da atera daitezke pleguak esanaz beno baldintza sozialak bete daitezela hitzarmena bete dadila eta abar

ez dut ezertan parte hartuko ez diot jarraipenik egingo eta enpresa horiei

enpresa horiek ez daukate inolaz ere inolako hertsapenik edo daukate autonomia osoa eta hori da ekidin behar dena ekidin behar dena da

administrazio publikoarentzat diharduten enpresek nahi dutena egitea

guk egiten dugun proposamena da hain zuzen ere hori lege bat egitea eta lege horrek jasotzea klausula horiek badakit

ez dela segurua ze hau gipuzkoako aldundiak proposatu zuenean gipuzkoako batzar nagusietan

bilduk ere eta aralarrek ere momentu horretan horien babesarekin egin zen eta sindikatu guzti guztien babesarekin ez soilik batzuen babesarekin sindikatu guzti guztien babesarekin eta

baina gaiaz afera zen inseguritate juridikoa egia da consejo vasco de la competenciak errekurritu egin zuela eta urquijok ere

helegite bat esanez konpetentziaren aurka zihoala enpresak ez direla konpetitiboak horrela lehiatzen bazuten eta abar eta tsjk euskal herrian daukagun organo gorenenak

beraz gaur badakigu segurua dela egin daitekeela posible dela erreala dela eta

erantzukizun hori hartzea esaten dut kontu politiko bat da borondate politikoaren kontua da eta borondate politikoa baldin badago posible izango da ehun eta hamabiko langileek euren lan baldintzak bermatzea

nahi duten terminoetan eusko jaurlaritzaren mediazioarekin eta posible izango da ere hona

eaeko administrazioan dagoen azpikontratazio guzti guzti hori benetan baldintza egokietan eman dadin administrazio publikoko langileek dituzten baldintza beretan eskerrik asko
eskerrik asko ugarte andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

gracias señora presidenta egun on guztioi

legebiltzarkideok gaur beste behin ere kasu honetan elkarrekin podemos taldearen ekimenez

langileek dituzten lan baldintzen inguruan eztabaidatzen ari gara eta jakina hori hartu dugu hizpide hirugarren aldiz

ez da ez osoko bilkuran gai honi buruzko eztabaidan aritzen garen lehen aldia eta ziurrenik ematen du ez dela azkena izango izan ere

ekimenez apirilean eztabaida egin genuen honetaz edo hartaz ez dakit zer zen eztabaida

ez dakit zer zen eztabaida eta ez dakit gaur zertaz hari garen are gehiago

eskerrik asko latxaga jauna erantzunen txandara pasatuz becerra jauna zurea da hitza

becerra jauna eh bildu taldearen ordezkaria ugarte anderea zurea da hitza

argi geratu da gobernuaren aldeko taldeen partetik zelako eskakeada

aitzakia pila bat hanka sartze juridikoak barne hanka sartze juridikoak barne subrogazioa legala da eta horraino joatea hori bai ez nuela espero

legeak aitortzen du langileak subrogatu egin behar direla

eta egunero eman behar diren zerbitzuekin saiakera egin beharko genuke zerbitzu horiek publifikatzeko eta langile horien baldintzak beste langile guztienak administrazioaren langile guztienak bezalakoak izateko

batzuen eta besteen artean soldatetan eta lan baldintzetan eta uste dut politikoki ez dela batere egokia funtzionatzea

eta administrazio publiko batekin baina berriro diot behin hori erabakita dagoelarik behin erabaki duzuela ohiko zerbitzuak eta ezinbestekoak diren zerbitzuak eta gainera kasu honetan hain garrantzitsuak diren zerbitzuak pribatuak izatea

bermatu egin behar da zerbitzu horiek emango direla kalitatez eta zerbitzu bat kalitatez emateko bi irizpide nagusi daude bi irizpide nagusi daude bata da zerbitzuaren antolakuntza

ze aurrekontu behar duzun eta gero langile horiek baldintza duinetan egin behar dute lana zeren baldintza duinetan lan egiten ez duten langileen kalitatea jaitsi egiten da

zerbitzu publikoen kalitatea jaisten ari dela izugarri bai hezkuntza publikoan

eta hori da langileen kalitatea eta lan baldintzen kalitatean

beraz kalitatezko administrazio publikoak kalitatezko zerbitzu publiko bat nahi baldin badugu eta gizartearen gehiengoak administrazio publikoa behar dugu egia da gehien daukatenek ahalmen gehien daukatenek ahalmen ekonomiko gehien daukatenek ez dutela administrazio publikoa behar eta orduan beno badituztela beren mekanismoak beraien aseguru pribatuak beraien mediku pribatuak beraien hezkuntza pribatua eta abar abar eta abar baina jende askok behar dugu administrazio publikoa eta behar dugu administrazio publiko sendo bat potente bat eta garantista eta horretarako behar dugu

baldintza egokiak edukitzea eta nik nahi dut kontseilari bat

egingo duela lana baldintza egokietan herritar bezala hori da eskatzen diodana eusko jaurlaritzari eta eusko jaurlaritzak eduki beharko luke etika politiko minimo bat hori egiteko eta hori bermatzeko eta ezin dena da tamaina honetako gatazka laboral bat dagoenean eskuak garbitu eta esan ez dela bere erantzukizuna eta gainera plegu batzuk atera

txukun egingo bagenu egin beharko litzatekeena da mahai bat egin langile hauekin mahai bat ireki langile hauekin eusko jaurlaritza enpresa adjudikatarioa

langileen artean hitz egin adostu zeintzuk diren baldintza egoki horiek subrogazio klausulak barne eta klaro hemen ere badaukagu bigarren deribada bat eta bigarren deribada horri buruz hitz egiteko

denborarik baina egia da sektore askotan ez ditugula

egokia eta behar litzatekeen bezalakoa orduan sektore askotan gure lan baldintzen erreferentziak estatalak direla

becerra jaunaren interpelazioaren aurrean erantzukizuna badauka asumitu dezala eta hemendik aurrera zeren gainera ikusi dut becerrari erantzun diozula baina

jardin handietan sartzea delako uste dut gipuzkoan egin zen bezala hemen ere borondate politikoa balego egin daitekeela

behar dugu externalizatzen ditugun zerbitzu horietan langileen baldintzak garantizatzea

eaen dagoen maila ekonomikoaren arabera eta eaen dagoen maila ekonomikoa badakigu zein den badakigu guztiok ditugun soldatak eta administrazioan

eta gauza berdina exijitu behar dugu modu pribatuan lanean dabiltzanentzako eta arduratzen garen bezala adjudikatarioak diren enpresa pribatuen irabaziak bermatzeaz zeren horretaz bai arduratzen garela eta ondo gainera

eta diru publikoaren kudeaketan askoz arduratsuagoak izan beharko ginateke pleguak aldatu behar dira fiskalizatu egin behar dira kontratu guztiak fiskalizatu egin behar dira eta horretarako behar dugu segurtasun juridikoa eta segurtasun juridikoa emango digu lege batek

eskerrik asko ugarte andrea euskal talde popularra llanos andrea

eskerrik asko castelo anderea eta amaitzeko euzko abertzaleak latxaga jauna zurea da hitza

honen inguruan nik uste dut dena esanda dagoela eta ez orain orain dela zortzi edo

esandakoa nik uste dut bere biziko balioa duela

gaur eta hemen batere erraza eta samurra ez dena eta baita kontu handiarekin

aztertu ere zer egin den eta zer ez eta zergatik zer espektatibak ez diren bete eta zer babesa jaso den

jatorrizko ekimenaren inguruan ari naiz eta horri ekin diot

zuzenketa ez dakit gorantz edo beherantz zihoan ez dakit benetan orokortasunean murgildu egin da eta nik ez dut uste bestalde

hala eta guztiz ere akatsik akats jaurlaritzak lege proiektua aurkezten ditu

eta ez proposamenak eta kontratazio publikoaren inguruko eztabaida hori eztabaidatu egin zen

ganbara honetan eta han erabakiak hartu egin ziren

el grupo popular y eh bildu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna eztabaida amaitu denez

eh bildu taldearen gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei

ez da onartu jarraian mozioaren jatorrizko testua bozkatuko dugu puntuka eskatu da arazorik balego bota daiteke puntuka bale ba orduan eta lau puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

bi eta hiru puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa treinta y siete contra beraz

ez dira onartuak geratu gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eskola kirola hezkuntzaren baitan garai berrietara

txanda da ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on

uriarte andreari eskertu behar nion eztabaidan presente egotea

faltan botatzen dut kirol sailburua ze iruditzen zait gaur dugun eztabaida garrantzitsua dela gaurko proposamenarekin

planteatzen duguna da orain dela hamar urteetako egoerara bueltatzea hau da hasierako eskola kiroleko espiritua

besterik ez hori da eskatzen duguna eta ikastetxeak erdigunean kokatzea planteatzen duguna da kirol legea indarrean dagoen kirol legea betetzea

betetzea gure proposamenak ez du inolako konpetentzia aldaketarik proposatzen baizik eta bakoitzari dagozkion ardurak bere egitea

gutxiago ere eta beraz eskatzen duguna da hezkuntzaren parte hartzea eskatzen duguna da umeen lehen kirol esperientzia

bere esparru naturalean hurbileko esparruan ematea eta esparru hori haurrarentzat gertukoa ezaguna ikastetxea da zentroaren

haurrak jolasa jarduera fisikoa kirola balore hezitzaileetan praktikatzeko kirol desberdinak esperimentatzeko

haurraren garapen integrala sustatzeko eskola sasoiko jarduera fisikoa kirol praktikak kalitatezkoa

garrantzia dauka bai ohitura osasuntsuak eskuratzeko bai haurrak berak ezagutzeko bere mugak limiteak

ezagutu eta aurrera egiteko gatazken konponbiderako

jonan fernándezek egiten dituen planekin konpontzen egunerokoan ditugun bizipenekin ikasten ditugu gatazkei aurre egiten eta hor kirolak asko aportatzen du taldean mugitzen ikasteko elkarlana elkartasuna aniztasuna

baina baita ere eta baita ere azpimarratu nahi dut ez hori bakarrik baita ere gero behin eskola sasoiko kirol etapa bukatu ostean geroko kirol ibilbiderako izugarrizko garrantzia dauka oinarri bat ondo

gainera orain sedentarismoak izugarrizko garrantzia hartu duenean gure gizartean haurrek gero eta espazio gutxiago dutenean jolasteko mugitzeko begiratu gure herriak herri txikietan tira baina hiriburuetan zenbat espazio daude haurrak mugitzeko jolasteko gozatzeko ez dakit konturatzen zareten eskola kirolak zelako garrantzia daukan ez dakit ohartzen zareten ez dakit gobernu honentzat nahikoa den

elikadura osasuntsurako orain dela gutxi aurreko astean ere beste kanpaina bat atera du gainpisuari dagokionean

marketineko plan horiek garrantzitsuagoak izan daitezkela eguneroko politikak sartzen direnak baino esparru desberdinetan askotan iruditzen zait ditugun bitartekoak baztertzen ditugu ez ditugu betetzen

aukera berdintasun eta kohesiorako ere izugarrizko garrantzia dauka horregatik izugarrizko garrantzia dauka eta barkatu azpimarratzea familia guztiek sarbidea izatea orain dela gutxi hemen gasteizen ikastetxe batean egon ginen

irakasleek azpimarratu ziguten eskola kirola nola galtzen ari diren gero eta familia gehiagok

zailagoa duten eta ez da bakarrik ikastetxe horretan esan digutena ikustea besterik ez ere arabako guraso elkarteak denon

beraz guzti hori bideratzeko zer hobeto ikastetxea baino

eskola sasoian egiten den kirol praktika eskolaren parte hartzearekin curriculumarekin bideratzea kontseiluan onartuta

programa ikastetxean txertatuta eta hori guztia

eta udalarekin planifikatuz begira orain dela hamar urte eskolaz kanpoko jardueraz arduratzen zen

kirolaz arduratzen zen koordinatzaile bat zegoen ikastetxeetan zegoen orain udalak arduratzen dira edota gurasoak

ari gara baina pentsa zenbat irabazi genezakeen guzti honekin pentsatu

federazioak klubak eskua sartzeko eta interbenitzeko

eremuak daude baina oinarriak ondo finkatu behar dira eta pentsatu guztiok zenbat irabaziko genuke

kalitatezko eskola kirola jarriko bagenu eta hau esaten dut

datu objektiboetan ebidentzia zientifikoan prestigioko adituek hainbat txosten egin dira azterketak daude herrialde ezberdinetan ere azterketak daude hasierako urteetan egiten den

kirolak zer nolako emaitzak dituen zer nolako emaitzak dituen geroago esaterako errendimenduko kirolan eliteko kirolariak bideratzen txapelketak lortzen eta

biztanlegoa kontutan hartuta konparatzen badituzue bizkaia araba eta gipuzkoa maila handiena non dagoen

fijatu ez dago ez dago ezin da konparatu ezin da konparatu beraz

onurak besterik ez daude onurak besterik ez daude

gobernu hau zergatik tematzen den oztopoak jartzen ez dut ulertzen ez dakit non dagoen arazoa kiroletako zuzendaritzan dagoen arazoa

gainera azken urteotan jaurlaritzaren dekretua ehun eta hogeita bost barra bi mila zortzi dekretu horrek ezarritako kontrako norabidean joan gara dekretu hori ez da bete eta kontrako norabidean joan gara

gero elkarrengandik gero eta urrunago daude bakoitzak

herrialde bakoitzaren ezaugarriei egokitzea hori da gauza bat eta horrekin ados baina beste gauza bat da gero bakoitzak bere eredua garatzea

ez izatea eta azkenean zeintzuk dira galtzaile nagusiak ba galtzaile nagusiak dira haurrak baina hori

erabaki bat da eta badirudi gobernu honen autua eta erabakia hori dela begira zer den gaur eskatzen duguna eskatzen duguna da kirolaren euskal eskolak

eta gobernu honetako zuzendariak azaroak hogeita lauan

arrasateko polo garaian antolatu zuen jardunaldi bat

eta jardunaldi horretan hamar mahai osatu ziren eta ehun eragiletik gora ehun pertsonatik gora ba eskatzen dugu jardunaldi horietan gobernu honek

jardunaldi horretan bertan eragileek eskatzen zutena eta bertan ateratako ondorioak betetzea

hori bakarrik eskatzen dugu eta are gehiago gure erdibideko zuzenketan

ez da posible izan adostea eta orain gobernuak alderdi popularrarekin egin duen erdibidekoan ez du jasotzen berak egindako ekarpena ez dut ezer ulertzen ez dut ezer ulertzen zertarako antolatzen dituzue jardunaldi horiek jendea mareatzeko gero zuen erabakiak zilegitzeko

azaroak hogeita lauan agerikoak izan ziren datu objektibo bat da eta ez dut nik asmatzen eta zer eskatzen zuten eskatzen zutena zen

hezkuntza saila itzuli dadila eskola kirolera hezkuntza saila bueltatu dadila eskola

jarduerak koordinatu ahal izateko eta hori zertan datza

azken finean heziketa fisikoko departamentuak ordu batzuk izatea koordinaziorako planifikaziorako curriculuma prestatzeko

eta horrek esan nahi duena da azken finean eskola kiroleko programa eskolako onartzea txertatzea curriculumean txertatzea hezkuntza komunitateko tresna bilakatzea azkenean ume guztien eskura jartzea hori da

ikuspegi batetik ordu lektiboetatik haratago orain oso modan jarri dena ordu lektiboetatik haratago politika integralak egitea sedentarismoaren kontra elikadura osasuntsuaren alde bizitza aktiboaren alde balore hezitzaileen alde

alde hezkuntza komunitatea indartzearen alde euskararen alde hori esan nahi du besterik ez hori bateraezina da aldundiak daukaten

ez ez ez da bateraezina bakoitzak paper bat du paper guztiak inportanteak dira eta paper guztiak
beharrezkoak dira eskerrik asko ubera andrea

garcía anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egia esan ubera andrea
zure interbentzioaren bukaera grazia egin digu zuk zure erdibidekoan lortu nahi duzuna ez duzunez lortu eskola kirolak ematen dituen balore guztiak hogeita bost urtean zehar egin duen lan guztia hor dauden boluntario guztiak ez dute ezer egin dena gaizki egin da ez dago ezer ondo eta azken aldian eskola kirolari buruz hainbat eztabaida eta agerraldi eduki ditugu

guzti honetan eta zupiria sailburua eta arredondo jauna ere izan genituen duela gutxi legebiltzarrean

eta agerraldi hartan oso ondo nik uste dut laburbiltzen zutela zein den egin den ibilbidea nola gauden oraintxe zein den testuingurua eta nora begira dagoen jaurlaritza batez ere eta argi azaldu zuten eta nire aurretik ere azaldu duzue ba laurogeita hemezortziko kirolaren legean dagoela oinarrituta eta bere bost tituluan eskola kirola aipatzen dela kirol adierazpide hori funts funtsezkoa da eskola umeen heziketa integralari begira haien

modu jarraituan egin ahal izatea bermatuko duten baldintza fisiko eta prestakuntzari begira nik uste dut hor gainera bat egiten dugula eh bilduk

baina aipatu behar da ere kirolaren legean printzipio orokorretan jasota dagoela oinarrizko kirola eta batez ere

bideratzea eta sustatzea aginte publikoei dagokiela baina bakoitzak bere eskumenen esparruan egin behar du bakoitzak bere papera errespetatu behar duela zuk adierazten duzun bezala eta erakunde komunen paper hori da eskola kirolaren oinarriak eta printzipioak kirol diziplinako araubidea eta lehiaketetara finkatzea

organoei euskadiko eskola kirolaren arloko arauak garatzea eta udal administrazioarekin lankidetza egitearen papera tokatzen zaie horregatik zuek aurkeztutako proposatu duzuen erdibideko proposamen horretan guk bigarren puntuan ez genuen zuekin bat egiten

guztia bertan behera uzten duzue eta hezkuntza sailari garapena eta arautzeko eskumen hori eman lidergo hori beraiei atxikitu eta foru aldundiei

gainera hasieran esaten duzu erakunde bakoitzari eskuduntzak errespetatuz egingo dela baina gero jarraitzen duzu irakurtzen eta hor errespetua

hezkuntza sailarentzat eta aldi berean koordinatu eta kontsentsu dezala foru aldundiarekin eta guraso elkarteekin

eta hezkuntzak ikastetxeak hor egon beharko dira eta koordinatzen eta garatzen inplikatu beharko dira baina lidergoa programak garatzekoarena

delako beraz argi daukagu eskola kirolaren euskal batzordeak berebiziko garrantzia daukala auzi guzti honetan definitutako printzipio orokorrak ezaugarriak eta helburuak errespetatuko direla zaintzeko eta autonomia erkidego osorako

lurralde historiko bakoitzeko bereizgarritasunetara egokitutako ereduaren arteko bateragarritasuna bilatzen duen organoa batzorde hori izango delako eta batzorde horretan daude bai hiru lurralde historikoetako foru organoetako kirol zuzendariak

eta bertan presidentearen ideiaren bidez edo baita beste kideen bidez egin daiteke eta bertan eztabaida teknikoetan parte hartzeko deia egiten zaie bai kirol federazioei ikastetxeei udal administrazioei

batzorde horretan gainera erabakitzen da ereduaren homogeneizazioan garrantzitsuak diren

ezarritako jardueretan eta modalitateetan parte hartzeko adina eskolako kirolaren

beraz guk uste dugu sinatu dugun erdibideko horretan eskatzen diogula eta daukagun egiturari hobeto erantzuten dion

eskola kirolak koordinatzen jarrai dezala eta neurriak hartzen ikastetxeak eskola kirolaren planifikazioaren jarraipenean eta garapenean lidergo horretan parte hartzeko

errespetatzen beti ere eusko jaurlaritzako eta jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritza gaur egun indarrean dagoen kirolaren legea berritzeko asmotan dago eta horretarako

ireki du eta horrez gain hausnarketa bideratzeko sortutako bederatzi lantaldeetako bat eskola kirolari bideratuta dago eta hori aipatu duzu

sailburuak agerraldian aurreratu zizkigun hainbat ondorio hala nola ba erakundeen arteko elkarlana areagotzea eskatzen dutela eragile hauek udal eta aldundien artean bereziki elkarlan hori areagotu behar dela eskola kirolaren kontzeptua hezigarria eta inklusiboa izan behar dela

interesgarria dela eta ubera andrea zuk aipatzen dituzun oinarri guzti horiek

bertan balio guzti horiek egitearena bat gatoz baina uste dut ez duzula

ezartzen dizkionik hausnarketa prozesu bat egiten denean eta dekretu berri bat ateratzeko ehun eragiletik gora

diharduenean justu momentu honetan oztopoak daudela esatea nik uste dut gehiegi sakontzea edo gehiegi esatea dela eta nik uste dut momentu honetan jaurlaritza kirolaren inguruko araudiak hobetzerako bide horretan

asmatzen ari dela besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga anderea erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria ubera anderea zurea

da hitza nik pentsatzen nuen gai hau oso erreza izango zela baina aurreko legegintzalditik

bai formakuntza hobetzeko baita ere legedia betetzeko indarrean dagoen legedia betetzeko eta ez da modurik egon nik ez dakit arazoa dagoen hezkuntza sailean edo kirol sailean baina ez da nire ardura

oztopoak begira guk ez dugu eredu aldaketa planteatzen ez ez dugu eredu aldaketa planteatzen guk planteatzen duguna da indarrean dagoena betetzea

agian suposatu dezakeena da bizkaian eta araban eredua aldatzea

ehun eta hogeita bost barra bi mila zortzi dekretua betetzen duena kirol legea betetzen duena gipuzkoa da orduan ditugu hiru herrialde

eta ez da herrialde bakoitzerako ezaugarriak egokitzea baizik eta herrialde bakoitzak dauka eredu bat hori da nahi dugun eredua agian bai zuek bai guk ez eta planteatzen duguna da indarrean dagoena betetzea legedia betetzea eta hobetzea besterik ez orduan

eskaria eremu guztietako eraginen aldetik hezkuntza eremukoak kirol eremukoak eskaria bera izan zen

galdera da horrekin ados zaudete eta ados baldin bazaudete bete

besterik ez bestela zertarako katramilatzen ditugu

begira legedi eta araudi aitzindariak izan ditugu kirolean aitzindariak

bertan kirol legean bost tituluan

daukazu ikastetxeek izan behar duten papera hori eskatzen ari gara

hezkuntzako hainbat legeetara joaten baldin bagara ere garbi dago aitzindariak izan gara aitzindariak

hartu beharko zenukete zerbait positibo bezala zergatik ez da betetzen

korporatibistak daude zein da arazoa bizkaia da arazoa bizkaia da arazoa ez dakit ez dakit

jarri hori da eskola kirola egon behar den markoan jarri

lantzeko oinarri hori ondo lantzen baldin bada klubek eta federazioek

egiteko ez dugu ulertu ere eskola kirola

hezkuntza baitan kokatzeko hezkuntzak dituen egiturak erabiltzeko dauden zailtasunak ez dugu ulertzen ez kudeaketa ikuspegi batetik ez ekonomia ikuspegi batetik ez sozialki ez dugu ulertzen ez dugu ulertzen

departamentutik ordu batzuk ez diren bideratzen hori koordinatzera

oso ongi baina programak nork egin beharko ditu programak

orduan ez dugu ulertzen zein den arazoa planifikazioa modu bateratuan

zenbat eta sarbidea handiagoa izan adin txikiagotatik zenbat eta gehiago esan gero eta jarduera fisiko gehiago gero eta kirol gehiago ohitura osasuntsua sustatzeko aukera gehiago edukiko dugu aukera berdintasunerako aukera gehiago edukiko dugu eta ondorengo etapetarako ere aukera gehiago izango dugu eta

guk makina bat arrazoi ikusten ditugu datu ikusten ditugu urteetan egindako ibilbidea hobetzeko hobekuntzak txertatzeko hori da eskatzen duguna ez duzue esaten elkarlanean auzolanean bien común

ekin auzolanean elkarlanean bien común prest gaude horretarako

horretarako oztopoak jartzeko horretarako hortik aurrera ez egiteko

dauden baina gauzak horrela gobernu honek pentsatu beharko luke

agian kirol zuzendaritza desegitea zeren momentu honetan kirol politika aldundietatik eta beste gainerako txiringitoetatik egiten da kirol zuzendaritza honek

ez dakit zein den arazoa nahiz eta eskuduntzak izan baditu eskuduntzak baina gero eskuduntzak ez ditu betetzen orduan zertarako behar dugu kirol zuzendaritza bat edo agian ekibokatzen naiz eta hezkuntzan dago arazoa baina lasai gero guztiok esango dugu

kirola inportantea dela garrantzitsua dela zertarako zertarako da garrantzitsua gero txapelketak eta irabazten denean irabazleei garaikurra jartzeko soilik argazkian ateratzeko

dauka ze beti errentetatik ezin da bizi

argazkian agertzeko oinarrizko kirola
landu behar da eskerrik asko ubera anderea

pastor jaunak euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar

hori da arazo nagusia ez duzuela herri honen izaera funtsa errespetatu nahi eta hasieran ere esan dut kirolaren inguruan hainbat ekimen eztabaidatu ditugula zuek aurkeztu dituzue ekimen horiek zuek ekarri dituzue hona eta ez dut uste arazoa besteona izango denik ekimen hauek zuek nahi bezala irten edo ez irtetzearena nik uste dut erantzukizuna behintzat gurea bakarrik ez dela izango denon artean

elkarrizketaren ondorioz lortzen dela eta ondo dakizu bigarren puntu hori onartezina dela bigarren puntu hori onartzea da gaur egun foru aldundiek egiten dutena ez egitea eskatzea eta ez dut uste guri dagokigunik hori horrela egitea eta egia esan zurekin bat egin dezaket gipuzkoaren

eredugarriena izan daitekeela baina horretarako nik uste dut alde batetik badaukagula eskola kirolaren euskal batzordea

foru aldundien artean dauden bereizgarritasun horiek eta baita

bideratzeko batzorde hori bertan dagoela eta bestetik pentsatzen dut ez garela legebiltzarreko kideak izango batzar nagusiari tokatzen zaien lana egiten egongo garenak eta

kontrolatu beharko dugunak behintzat eta

udal eragileekin baita ere eta hala azaldu dugu gure erdibidekoan inongo arazorik ez daukagu ikastetxeak foru aldundiekin batera eta baita jaurlaritzarekin batera

aurrera ateratzeko benetan ez dakit nola ez zaren konturatzen eskatzen ari zarena dela eredu oso baten aldaketa

behin eta berriz aurkeztu eta agerraldiak behin eta berriz aurkeztuz

kontua dela eta justu momentu honetan lege berri bat martxan jarriko den momentu horretan izango dela

horregatik pentsatzen dut momentu honetan akordioetara iritzi baino polemika eta zarata ateratzea dela zuen nahi nagusia besterik gabe

etztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hogeita bost boto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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa veinticinco contra beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

indarkeria matxistei eta segurtasun sailari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemosko ordezkaria den arana andereak dauka hitza ekimena aurkeztuta eta defendatzeko

bai eskerrik asko eguerdi on guztioi hasieran arana andreak egindako balorazio

urteko azken plenoa gai honekin eta gainera akordio honekin

ba poztasun horretatik eta aurrera begira lan egiten jarraitzeko

heltzen diot gaurko hitzartzeari nik hasi nahiko nuke mugarik gabek hemen legebiltzarrean egin zuen agerraldia gogoan hartuz

ikerlana aurkeztera etorri ziren eta bertan hainbat datu

mahai gaineratzean eta beraiek hego

hogeita hamairu emakume eraildakoren datua mahai gaineratzen zuten eta alderatzen zuten hori gobernu espainolak mahai gaineratzen zuen hamabi emakumeren datuarekin eta emakundek mahai gaineratzen zuen hamasei eraildakoen

indikadore ezberdinak mahai gainean jarrita datu ezberdinekin aurkitzen garela eta kasu honetan

bi heren igotzen zen eraildakoen kopuruarekin

aitortzen zuten edo beraien metodologia horren barruan adierazten zuten hogeita hamairu hauek erabakitzerakoan edo izendatzerakoan

horien ehuneko berrogeita hamairua hamasei kasu feminizidio intimo bezala izendatzen zituztela ehuneko hogeia sei kasu feminiziodio familiar bezala eta bi

infantil horretaz gain ere prostituzioan aritzen ziren bi emakumeren erailketa mahai gaineratzen zuten eta amaitzen zuten feminizidio ez intimo baten kasuarekin eta datu hauek

nola indikadore ezberdinak erabiltzen ditugunean barematzeko

datu kontrajarriak edo behintzat bai topatzen ditugula espainiar gobernuaren kasuan bikote edo bikotekide ohiak eraildako emakumeak hartzen ditu bakarrik kontuan ikusten dugu emakundek apur bat gehiago egiten duela eta

mugarik gaberekin batera lan egin zuen feminizidio elkarteak ordea ia hirukoitza

aurtengo datuak ere bai hartzen baldin baditugu eta

emakundek irailaren hiruan miranda de ebron eraildako ana belenen kasua jartzen du mahai gainean eta irailaren hogeita zortzian sestaon eraildako noelia noemiren kasua

beraz aurtengo urtean kontuan hartzen direnak mugimendu feministak ordea bi hauetaz gain portugaleten eraildako elvira lópezen kasua ere bai

mahai gaineratzen du eta uste dut gaur ba izendatzearen beharra ez askotan esaten dugulako

izena duena badu bere izana eta uste dut emakume hauen izana eta bizi izandakoa eta biolentziaren agerpen hori egitea

lantzen genuen besteak beste bigarren puntu hau sortzen diren kontraesan horiek nolabait parekatze aldera edo behintzat aurrean ditugun indikadoreak erabakitzeko eta harmonizatzeko

helburu batekin legeak zehazten joango diren heinean eta kasu honetan esku artean daukagun prozesu horrek ba bestak beste istanbulgo akordioak mahai gaineratzeko

hainbat aurrera urrats eta hainbat kasu ezberdin mahai gaineratuko dituela ikusirik hau ere datuetan azaleratzearen beharra garrantzitsua zen eta horregatik bigarren puntu horren

eta hasieran aipatzen nuen azterketa horrek

uste dut beraiek daukaten ikuspegia aintzat hartzea ezinbestekoa dela datuak ezin ditugu

erabili hala egiteak irakaspenak eta analisirako aukerak kentzen dizkigulako eta hain zuzen datuak eskatzen ari garenean ikerketak eskatzen ari garenean ez da hor geratu daitezen baizik eta ahalduntze prozesu batzuk ere bai bultzatzeko norabidea

komunikazio eta informazio horretan egungo egoeraren diagnostiko hobeago bat egiten lagundu dezaketelako

politika horietan erantzunerako baina batez ere prebentziorako politiketan nola jokatu behar dugun irakasten edo irakatsiko digutelako itsu itsuan bagoaz orain arteko politikak egiten jarraituko dugulako baina indikadore berri horiekin agerpen berri horiek nola landu nahi ditugun eta nola erosotu nahi ditugun eta erasotu hitza erabiltzen dut egoera honek hala eskatzen duelako

bai polizialki baita ere gizarte zerbitzutatik eta beste hainbat

orduan gure segurtasun eredua besteak beste nolako ekintzetara eta nolako eredura jotzeko ezinbestekoak izango dira honelako datu

urteroko estatistikak aipatu dira eta nik neuk ere besteak beste aipatu den txosten honetan datu estatistikoak aztertzeko

mahai gaineratzea kasu honetan bigarren akordio interinstituzional horretatik eratorritako

oraindik ere datuen jasoketa baina hemendik kanpo geratzen zirela aipatzen ziren horiek eta baita ere biolentzia mota ezberdinak pairatu dituzten horiek guztiek orduan ba garrantzitsua dela hau sendotzen

esaten genuen izenak duena badu bere izana eta uste dut azpimarratzeko

bi kontu nabarmendu nahiko nituzkeela amaitze aldera alde batetik diagnostiko hauek eta lehen esaten nuen bezala formakuntzarako eta kontzientziaziorako tresna izan daitezkeelako hemen galdera bat botatzen dut ez dagoena argitua adituek beraiek ere horren inguruan

gaur egun kasuak edo datuak gora egiteak zer esan nahi du

kasu gehiago ditugula edo kontzientziazio eta ahalduntze gehiago daukagula eta beraz salatzeko eta gure ahotza altxatzeko aukera edo indar gehiago daukagula uste dut hor adibidez datuek eta kontzientziazio lan hauek eraginak daukatela emakumeak

ondoan lagunduko dituen zerbitzu bat dagoela erakustean eta argi daukagu hor oraindik egiteko asko dagoela

lantzeko asko daukagula baina aldi berean bide hori sendotzen jarraitu behar dugula azpimarratu nahiko nuke

politikak beraiek norabidetzeko eta garatu nahi ditugun prebentziorako eta ekintza aktuaziorako politikak norabidetzeko gako gehiago emango dizkigutelako eta amaitu nahi dut mugimendu feministaren aitortza bat eginez aipatu den lelo bat ekarri nahi nuen

foro sozialean hasi zen nik sinesten dizut aldarrikapena eta azaroaren hogeita bostean mugimendu feministak ere bai kalera eraman zuen eta uste dut gaur datu guzti horietan agertu ez diren baina agertzeko lana egingo dugun hori guztiei esan behar diegula baietz guk ere sinesten ditugula eta hemendik aurrera gurekin datu hauetan eta gure politiketan
eta gure norabidean egongo direla aldarrikatzen besterik ez eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal sozialistak

feliz año dos mil dieciocho nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

lehendakari sailburu legebiltzarkideok dagoeneko arratsalde on guztioi

proposamenaren zioak dion bezala indarkeria ezberdinen neurketa eta indarkeria mota horren kalifikazioa nolabait esateko behar beharrezkoa da lehenik uste dut indarkeria horri aurre hartu ahal izateko eta gero ba beno zoritxarrez gertatzen denean ba erantzun egoki bat eman ahal izateko

politika egokiak planifikatu eta garatu ahal izateko informazioa gai honetan eta beste gai guztietan behar beharrezkoa dugu eta informazio hori fidagarria eta

gizon eta emakumeen arteko berdintasun ezaren

gizonek emakumeengan eragiten duten indarkeria indarkeria hori uste dut estrukturala dela eta emakumearen bizitzako esparru guztietan duela eragina

lehen aipatu da genero indarkeria bezala ezagutzen dugu nahiz eta izen asko

dizkiogu eta ez dago espainiako kode penalean horrela tipifikatua eta beste hainbat deliturekin kalifikatu eta tipifikatzen dugu eta baita ere nire aurretik

hainbat kasu gertatzen direnak behar bada ez ditugu behar bezala gero izendatzen eta horien aurrean ere gero beno eta batez ere pairatu duten pertsonen edo emakumeen aurrean ez dira

en cualquier caso ese acuerdo esan beharra dago urteko txostenetan seguritate departamentuko datuak ezik beste ikerketa asko ere kontutan izaten direla beste hainbat datu

hainbat daturekin eta horiek guztiekin ere gero balorazio horiek eta informeak osatu egiten direla gure ustez seguritate lanak egiten duen

emakumeei aurkako indarkeria modu zabalagoan ere artatzen da beste hainbat erakundeek egiten duten lanarekin ere harremana izaten dutelako bai gizarte zerbitzuekin edo aldundiekin eta indarkeria pairatzen duten emakumeei uste dugu

izatera ere iritsi daitekeela nik ere bukatzeko guztiok zoriondu esan den moduan urteko azken osoko bilkuraren azken puntuan horrelako gai gordin eta larri baten inguruan hain akordio zabala eta esango nuke hain akordio erraza

modukoa dela orain arte egiten ari gara gauzak baina hobetzea nik uste dut ezinbestekoa dela datu bilketa egiten da taldea osatua dago erakunde arteko akordio hori aspalditik indarrean dago eta

baina findu daiteke lan hori hobetu daiteke ba nik uste dut noski baietz eta gainera

hobetzeko aukerarik ez bageneuka zentzu gehiegirik ere ez lukeela izango gu

izango dugu legebiltzar honetan bere inguruan lan egiteko eta

aitzaki bezala hartu dugun uste dut gai honek daukan garrantzia eta seriotasunagatik guztion ardura dela ez bakarrik gobernu osoarena edo beste erakunde guztiona
baizik eta gizon eta emakume guztiok daukagula zeresana eta zer egitekoa gai honetan eskerrik asko eskerrik asko
berasaluze andrea bigarren txanda badaukazue nahi baduzue norbaitek nahi

eta bozkatuko duguna da elkarrekin podemos eh bildu eusko sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa